arratsalde on guztioi osoko bilkurari

gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskararen erabilera normalizatzeko araudia erreformatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

gorrotxategi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko mahaiburu andrea eta arratsalde on danoi hizkuntza politika eta

nola egokitu beharko lirateke egungo beharrei behar bezala egokitzeko euskararekiko konpromiso irmo batetik abiatzen baldin bagara

edo erantzunak ematea izango litzateke horri buruz gauzak adostea izango litzateke gaur hona

legez besteko proposamena aspaldiko kontua da bai izan ere hizkuntza eskakizunekin lotuta dagoen araudia

euskararen erabilera normalizatzeko prozesuari buruzkoa hogeita bost urte betetzeko dago eta beste aldetik badaukagu baita funtzio publikoaren

duela hogeita hamabi urte onartu zena urte asko pasatu dira bi arau printzipal hauek eman zirenetik

eman dira alde batetik gizarteak aurrera egin du eta esan daiteke iraultza teknologiko batean murgilduta gaudela

komunikatzeko modu berriak sortu dituzte eta gure inguruarekin harremanetan egoteko tresna berriak ere ekarri dizkigute eta honek hizkuntzengan hiztunengan ondorioak ditu

gaztelaniaren arteko oreka errealitate berri honetara egokitu egin beharko litzateke eta ez da gauza erraza beste alde batetik zer daukagu bada iraultza teknologikoa gutxi izango balitz

forma hartu dute maiatzeko moduko erabaki judizialei begiratzen baldin badiogu ikusten dugu beraien bitartez diskurtso injustu

berpiztu egin dela alegia euskararen sustapena ekintza diskriminatzailetzat jotzea sententzia honetan ebazpen judizial honetan hainbat gauza harrigarri eman ziren baina laburtuz gero edo gauza batera jo ezkero nik hau azpimarratuko nuke eta

momentu batean ere ez zuela epai honek kontuan hartu gure administrazio publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dugun araudia

guzti honen aurrean aipatutako guzti honen aurrean guk zera uste dugu ezinbestekoa dela indarrean

araudiak eta legeak moldatzea bestela azken hogeita hamar berrogei urteetan egin diren aurrerapenak galtzeko arriskua daukagu inflexio puntu batean gaudela uste dugu eta euskararekiko daukagun konpromisoa erakusteko unea

eztabaida hau hona ekarri dugu euskararen sustapenerako eta gure

eleaniztasunaren normalizaziorako tresna berriak behar ditugulako gizarte bezala datozkigun erronka guztiei aurre egiteko

ereduaz baliatu ahal izateko eta etorkizunean euskarak hiztun gehiagorengana eta esparru gehiagotara iristen jarraituko duela ziurtatzeko eta atzerapausorik egin gabe gainera eta araudia

gure ustez ezinbestean aintzat hartu behar diren hainbat erabaki mahaigaineratu nahi ditugu lan eskaintza publikoetan

derrigorrezko indizeen berme juridikoak areagotu egin behar dira euskararen erabilera normalizatzeko eta hiztunen arteko elkarbizitza bideratzeko araudia berrikusi eta egungo gizartearen errealitatera egokitu egin behar da gaurko gizartea ez da orain berrogei urteko gizartea modukoa

anitzagoa da belaunaldi erreleboa falta da eta hemendik urte gutxira atzerriko langileak behar beharrezko izango ditugu gure ongizate sistema bizirik mantendu ahal izateko eta

erreforma prozesu sakon eta hausnartu bat proposatzen dugu guk gaur prozesu hori

garatutako eztabaida esparru bat izatea nahiko genuke

legebiltzarreko talde politikoekin akordio zabala lortzeko esparrua eta erreforma honen baitan bultzatu beharko liratekeen artean gauza berri bezala guk jarri ditugu alde batetik hizkuntza eskakizun asimetrikoak erdigunean jarri behar direla uste dugu baina ez bakarrik ahozko profilak baita ere belarriprest profilak ere

gauzak entzuten ari garela baina urteak pasa dira eta hortaz entzun bai baina erreforma ez da gauzatu

antzeko zerbait gertatzen dela bi mila hamazazpian legebiltzar honetan guk geuk jaurlaritzaren alderdiekin lortutako akordioarekin hau da a bat eta a bi oinarrizko mailak administrazioen

txertatzeko lau urte pasa dira harrezkero eta oraindik ez dira indarrean jarri martxan jarri beharko lirateke belarriprestei buruz

hizkuntza horretan hitz egiteko gai ez diren pertsonak zer uste dugu sekulako garrantzia dutela hizkuntza baten normalizazio prozesuan izan ere

estres linguistikoa ezabatzen dute ezabatzeko kapazitatea dute denek euskaraz egin ahal izateko aukera ematen dute inor

elkar ulertzen dutela bermatzen dutelako aldi berean euskaraz segurtasunez komunikatzeko gaitasun ez duen pertsonei eremu euskaldunetan txertatzeko eta euren euskara maila hobetzeko aukera ematen die

galdera da ez diogu bada pertsona horiei

herritarrekin zuzeneko harremanik ez duen lanpostu bat lortzeko administrazioan sen onak guri bestela agintzen digu hizkuntzen jabekuntza den inguruan

eta euskararen normalizazio prozesuan gizarte osoko kide guztiak gara garrantzitsuak eta ezin dugu inor bazterrean utzi

aintzat hartzen dituen araudi bat behar dugu beste era batera esanda eta erkoreka sailburuaren hitzak hona ekarriz aspaldiko hitzak ivapeko aldizkari batean

hizkuntza eskakizun sistemari buruz idatzi zuenean hizkuntzaren ikuspegitik euskal administrazio publiko bakoitza

izango dela ziurtatzea beste alde batetik beste gai bat mahai gainean jarri nahiko genukeena eta ikusitakoak ikusita oso garrantzitsua iruditzen zaigu

euskararen eskakizuna diskriminatzailetzat hartzen duten hiritarren artean euskararekin lotuta izan daitezkeen mesfidantzak gainditzeko plan estrategiko bat garatzea gehiago euskararen jabekuntza eta ikaskuntza biztanle guztientzat eskuragarri

matrikula denbora eta egiaztatze sistemaren trabak berrikusita are gehiago horretarako euskaltegi publiko eta homologatuetan

homologatu eta diruz laguntzen dituen ikastaroen matrikulen prezioak kontuan

hizkuntza eskola ofizialekin bateratzeko plan estrategiko bat garatu beharko litzateke ikaskuntzaren unibertsalizazioa doakotasunean oinarritzen baita ildo beretik

bi mila hamaseietik aurreikusi zen bezala eta berriro ere oraindik

zabaltzeko plana garatu beharko litzateke gaur egungo

eta euskaltegi guztiei hezkuntza eskumen osoak aitortuz bide batez euskaltegientzako hezkuntza eskumen horiek haberen legean ezarri ziren

urtean bukatzeko ikaskuntzaren unibertsalizazioa lortzeko bide horretan ezin ditugu alde batera utzi enpresa pribatuetako langileak horiei ere euskara ikasteko kreditu ordu kopurua erabiltzeko eskubidea zabaldu egin beharko genieke orokorrean etengabeko prestakuntzan eta sektore publikoan aplikatzen direnen

orduan eta pertsona gehiagok ikasiko dute euskara eta orduan eta errazagoa izango da sektore pribatuan ere euskara planak

gai asko direla mahai gainean jarri direnak gai asko ugari eta desberdinak baina plan borobila izango litzateke kontuan hartu

euskararen normalkuntzarako mesedean eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

andrea lehendakari arratsalde on guztioi

sozialistok azken berrogei urte hauetan gure hizkuntzaren hedapena ahalbidetu duten akordio handi guztietan egon gara berunezko urteetako unerik gogorrenetan ere etaren zentzugabekeriak euskal gizartea zatitu eta polarizatzen saiatu zenean sozialistok

entre todos eta horretan jarraitzen dugu erabat sinesten dugu euskarari buruzko araudiaren edozein berrikuspenek

adostasun zabalena beharko duela euskara euskaldun guztion ondarea delako ez da talde batena soilik eta ez

inoren aurka ez da euskal nazionalismoaren monopolioa ezta ere espainiar nazionalismoaren mamua espainiako konstituzioak jasotzen duen bezala

euskal eta espainiar kulturaren altxorrik preziatuenetariko bat da gero

non borrokarik garrantzitsuenetariko bat kulturaren arloan jokatzen den gure ahalegin guztiak jarri behar dira

bablea behar eta merezi duen hutsunea aurkitzeko

literaturaren zinemaren edota musikaren benetako bitxiak gordetzen dituela gure hizkuntzara hurbiltzera erabakitzen duten pertsona guztiek eskura duten harribitxiak baina aurrera jarrai dezagun gaur egun

inork ezin du ukatu euskara enplegagarritasun faktore bat dela ere eta ez bakarrik administrazio publikoan baina enplegagarritasun aukera hori desberdintasunen faktore

eta hori pasa ez dadin oraindik pausu asko eman beharko ditugu

duela pare bat urte argitaratutako zenbait datu partekatu nahi nituzke zuekin hogeita bost eta hogeita hamabost urte dituzten biztanleen artean ehuneko hogeita lauak soilik dio ez dakiela euskaraz hitz egiten baina adin profil horretako langabetuak aztertzen baldin baditugu

igotzen da euskara ez dakitenek datua

hamasei eta hogeita bost urte bitarteko gazteen artean adin profil horretako langabetuen artean

azken puntu bat herritar orok bi hizkuntza ofizialetan administraziora zuzentzeko duen eskubideaz hitz egin nahi dut nire alderdikide

zioenez duela bost urte baino gehiago kamera honetan bertan behar beharrezkoa da administrazioko langileen euskararen ezagutza

era berean beharrezkoa izango da profil berri bat ezartzea

hori dela eta euskal sozialistak eta euzko abertzaleak taldeek aurkeztu dugun zuzenketan jaurlaritzari eskatzen diogu dekretu berri bat egin eta indarrean jar dezala

nire hitz hauen bidez euskararen gai multifaktorialari errepaso orokor bat eman nahi izan diot arazo konplexu

politikariok eduki dezakegun arriskurik handiena sinplifikatzen saiatzea da karikaturek errealitatea desitxuratzeko baino ez dute balio ikuspegi askotatik egin beharko diegu aurre euskarak planteatzen dizkigun erronkei

ez ezjakintasunagatik ezta interes politikoagatik ere sozialistok euskara gure nortasunaren funtsezko zati bat dela defendatzen jarraituko dugu eta era berean eztabaida despolitizatzeko beharra dagoela mantentzen dugu ezin dugu kalkulu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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok

arratsalde on denoi bat euskarak euskal herriaren berezko hizkuntza denez hizkuntza ofizialen maila izango du euskal herrian

eta erabiltzeko eskubidea bi

bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute beraien ofizialtasuna erregulatuz

hiru hizkuntza dela eta ez da inor gutxietsiko hauek

eta honek gure estatutua indarrean dagoen lurralde eremuan euskadiren erkidego autonomoan alegia herritarrei hizkuntza eskubideak ematen dizkie

eta eskubide horien bermatzaileak erakunde publikoak dira erakunde publikoek bermatu behar dute edozein zerbitzu publikoren eskaera

irunen eta bastidan muskizen eta oionen ondarroan bergaran gasteizen eta eskuernagan gaubean agurainen eta ordizian eta horretarako

eskakizunak hizkuntza eskakizunak ez dira ipintzen inor baztertzeko hizkuntza profil horiek balio dute lan publikoa hartu behar duenak zerbitzua euskaraz eskatu diezaioketen herritarrei euskaraz emateko gai dela ziurtatzeko herritarra baita zerbitzu horren xede

horrela baldintza plegu batean hizkuntza perfilaren baldintzak kuantitatiboki bat gehiago bezala hartzen duenik egon badaiteke ere kualitatiboki ez da inondik inora baldintza bat gehiago administrazio publikoetatik bermatu behar den eskubide bat baitago jokoan

ez bada gauzatzen zerbitzu hori eman behar duena ez delako euskaraz aritzeko gai zerbitzu publiko hori euskaraz eskatzen duena eta oro har potentzialki euskal hiztun guztiak dira

baztertuak euren eskubidean gutxietsiak eta bai hizkuntza perfilak ere modulatzen dira

lan publikora sartzen diren denak euren lanaldian administrazio publikoa ordezkatzen ari direla herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dituzten administrazio publiko horiek

kasu honetan hizkuntza eskubidea urratzen da eta ondorioz zerbitzu publiko euskaraz eskatzen duen herritarra hau da euskal hiztuna da

baztertuta gelditzen dena hizkuntza arrazoiengatik gutxietsia eta azken finean baztertuta suertatzen dena eskubide bat bermatzen delako edo ez delako bermatzen

eta kasu honetan inola ere ezin daiteke esan hizkuntza eskakizunak euskara ezagutzen ez dutenentzat diskriminatzaileak direnik edo ordenamendu juridikoa betetzen ez dutenik

de normalización del uso del euskera horregatik behar dira hizkuntza eskakizunak azken finean hizkuntza eskakizunak baitira hizkuntza eskubideen berme

hartu genuen legez besteko proposamen honen ekimena sorrarazi zuen irungo udaltzaingo lanpostuen hizkuntza eskakizunei buruz

batez ere kolokan jar dezakeelako azken hamarkadetan euskadiren autonomia erkidegoko sektore publikoaren euskararen normalizazioan aurrera egiteko izan dugun marko juridikoa eredugarria eta babes handikoa euskal gizartean

berme juridikoak sendotu behar ditugula alegia emaitza oparoak eman dituen bidea ez okertzeko proposamen honek ordea irakurriak irakurrita

baina norabiderik gabekoa iparrorratza falta zaiolakoan gaude eta arlo ezberdinak nahasten ditu

hori dela eta gure ustez arnas luzeko politikatan horrela jokatzea antzua da

eta dagoeneko hizkuntza politika sailburuordetza lantzen ari den laurogeita sei barra laurogeita hamazazpi dekretua ordeztuko duen dekretu berri bat lantzea

aurrez aipatu marko juridikoak eredugarri eta babes handikoa izaten jarraitu dezan eta zalantzak izan ditzakeenaren aurrean

hala ekainaren hiruko adierazpen hura jarraiki aurkeztu genuen gure zuzenketa eta horrela honako hau esaten genuen eusko legebiltzarrak eskatzen die euskadiren autonomia erkidegoko herri erakunde guztiei jarrai dezatela euskara normalizatzeko egiten ari diren lan eskergarekin euskarak herritarren egunerokoan dagokion lekua har dezan eta herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatu daitezen bi

duten legezko zilegitasuna eta eskumena baliatzen herritarren hizkuntza eskubideak

eusko jaurlaritzari adostasunak bilatu eta indarrean jar dezala azken ia hogeita bost urteetan

sektore publikoan euskararen normalizazioa sustatzen jarraitzeko eta herri langileen hizkuntza gaitasunean aurrera egiten jarraitzea

ez da horrela aitzitik gauden egoeran inoiz baino garrantzitsuagoa da jarraitzea posizioa mantentzea herritarren hizkuntza eskubideak erdigunean ipintzen segitzea

sektore publikoan euskararen normalizazioa sustatzen jarraitzeko eta herri langileen hizkuntza gaitasunean aurrera egiten segitzeko ez dugu akordiorik lortu

baina hala ere adierazi nahi genizueke gure zuzenketa ekainaren hiruan konpartitu genuen adierazpenaren gauzatzea denez

taldeon aldeko botoa izan nahi genukeela izan ere asmo horrekin aurkeztutakoa delako
eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

arratsalde on proposamen hau iritsi zitzaigunean gorrotxategi andrea ba buelta asko eman genizkion proposamenari emendakina aurkeztu ez aurkeztu nola egiten genuen ez

oso zentratuta dago irungo udaltzainen hizkuntza perfilen

beste hainbat gai oso desberdinak batzen dira eta zuzenketa planteatzerakoan ba egia esan ez genekien zein arlori heltzen genion ea ados geunden puntu horiei heltzen genien ados ez geundenei

hizkuntza politikaren gaia ekartzeagatik eztabaida beharrezkoa delako ikusten genuen proposamen bakarrean hamaika proposamen dela jasota egia da azkenean denak

baina gaurko eztabaida non kokatzen dugu hizkuntza politikak behar duen marko legegile eta araugilearen aldaketan irungo udaltzainen

konponbidean euskararen erabilera sustatzeko neurrietan formakuntzan enpresa pribatuetan eremu sozioekonomikoan langileen formakuntzan

hizkuntza eskoletan hainbat gai

proposamena denak interesgarriak eta eztabaidatu beharrekoak horietako asko eztabaidatu ditugu eta oraindik ere lan asko dago gai horietan egiteko esan duzun bezala eta beraz eztabaidatu beharrekoak baina bakoitzak gure ustetan eztabaida propioa eta berezitua eskatzen du

hiru bloketan hiru hausnarketa mahaigaineratzen saiatuko gara hausnarketa proposamena irakurrita eta nahiz eta gero zuk hemen atriletik kontrakoa esan duzun badirudi proposamenaren egileak garrido epaileak emaniko sententzia ontzat ematen duela euskarak sortzen duen diskriminazioa onartu eta marko honetan kokatzen duela proposamena ondorioz indarrean dagoen hizkuntza politikarako

eta normatiboaren aldaketa beharra sustatzea iradokitzen da euskarak sortzen duen diskriminazio egoera konpontzeko eta ez alderantziz testua irakurrita zioak

baina esandakoa gaur esan duzu atriletik beste gauza bat

ba badirudi konstituzioaren eta gernikako estatutuaren kontra doala urrutia jaunak gernikako estatutua irakurri

ez esaten digute bi hizkuntza ofizial ditugula eta gainera euskara

hizkuntza dela beraz hizkuntza biak trataera berdina izan beharko lukete

zerbitzua nahi duten hizkuntza ofizial horietako batean jasotzeko bestelako ikuspegi identitario eta nazionalistetan sartu gabe

funtzio publikoan lan egitea da herritarren zerbitzura lan egitea

bigarren hausnarketa hortik abiatuta diskriminazioaz ari garenean bazterketaz ari garenean badirudi mailaketak egiten direla diskriminazioen artean

lehen mailako diskriminazioak daude bigarren mailakoak eta hirugarren mailakoak genero kontuengatik arraza kontuengatik etnia kontuagatik eta hizkuntzagatik eta badirudi ba hizkuntza diskriminazioa

diskriminazio bat dela eta ez duela kontsiderazio berdina genero diskriminazioak duena edota arraza diskriminazioak

badirudi badirudi euskaraz bizi nahi duten eta bizi nahi dugun herritarrak diskriminatzea ez dela diskriminatzea eta ez litzateke diskriminazioen artean mailaketarik egin beharko ez dakit ezagutzen duzuen intersekzionalitatearen kontzeptua bada gonbidatzen dizuet

oso interesgarria da hirugarren hausnarketa irungo epaiari dagokienean saiatu ginen legebiltzarrean ekimen bateratua bideratzen

sentsibilitatea izan zezaketen taldeengana hurbildu ginen erantzunik jaso eta behin eta berriro harremanetan jarri ginen taldeekin azkenean eajk erantzun zigun eta baita ekarpenak

adostu genuen baina ikusita beste taldeek ez zutela ikusten eajk ez zuen nahi izan euskal herria bildurekin bakarrik legez bestekoa aurkeztea eta horregatik adierazpen xume bat egin genuen medioen aurrean adierazpen horren ostean zuzenbide administratiboko katedratiko batek

proposamen bat helarazi zigun eta esan zigun proposamen berdina helarazi ziela podemosi eta eajri guztiok batera aurkezteko zehazki proposatzen zigun funtzio publikoko legearen

irunen gertaturikoa berriro ez gertatzeko eta udalei babes juridikoa

diskriminaziorik ez emateko baina hau ere bere horretan geratu zen alde batetik podemosek ez zuen ikusten

beraien apustua zela enplegatu publikoaren lege proiektuaren lanketan tramite horretan gaiari heltzea beraz berriro ere agerian geratu zen agerian geratu da hizkuntza politikari dagokionean ba ikuspegi desberdinak daudela erasorik bortitzenen aurrean ere ez garela gai ikuspegia bateratzeko elkarlanerako eta adosteko eta diagnostiko gordina hori da

batzuk planteatzen dute gaudenetan jarraitzea ezer egin gabe

planteatzen dute beste norabide batetan neurriak bideratzea eta hirugarrenok neurri zehatzak planteatzen saiatzen gara ez noa esatera zein den ona eta zein den txarra seguraski bide guztiek dituzte alde onak eta

noski diskriminazioa areagotzera bideratutako neurriak eta euskaldunon eskubideak urratu eta

dugun errealitate gordina bitartean hizkuntza politiketan atzera goaz ze berdinean jarraitzea

atzera egiten digu ze gizartea izugarri aldatu da egia da urte askotan egin diren politikari esker aurrera egin dugu bale hori inork ez du ukatuko

orduan berdina egiten jarraitzeak orain ez da aurrera egitea baizik eta atzera egitea

eta euskalgintzak eskatzen dizkigu akordioak eta ekimenak adostasunez egitea baina horretarako ez dago gaitasunik ez dago aukerarik ez dakit nola deitu baina ez dago elkarlanerako eta akordioetarako aukerarik eta gaitasunik momentu hauetan eta agerian geratzen ari da hizkuntza politika ere politika dela izan behar den bezala gainontzeko eremuetan

eta txarrerako politika da hizkuntza politika baina hizkuntza politika ere eztabaida eta konfrontazioa beharrezkoa da eta mugiarazteko ea eztabaida eta konfrontazio politiko horretatik desberdintasun begirada desberdinen horretatik gai garen elkarlanaren eta akordioaren esparrura mugitzeko inoiz baino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

euskara ezin dela haustura tresna bat izan ados guztiz ados

adostasun zabala beharko lukeela ados hain zuzen ere hori zen gure helburua baita ere eta gure abiapuntua adostasun zabala behar dugu gai honetan eta horretarako eta adostasun zabal hori lortzearren guk gure proposamena ekarri dugu gero

gure proposamena eajko ordezkariak esaten dit bueno berarekin ados nago berak egin duen lehenengo zatia guztiarekin

besteak beste eta ez duzue nahi izan horretan sartu baina nik belarripresten

helburua oso argia da oso iparrorratz konkretu eta argia dauka eta baita ere dirua

aitzakia edo arazoa euskara ikasi ahal izateko nik uste dut bi elementu horiek oso argi zeudela gure proposamen honetan eta faltarik ez duela adierazten eta azkenik eh bilduko ordezkariak esaten zuen gai oso desberdinak sartu ditugula egia da gai oso desberdinak sartu ditugu horrek erakusten digu baita ere sakontasunean aztertu ahal izateko gai hau behar dugula gauza askori buruz hitz egin

eta horrela aukera emango liguke jakiteko zertan ados gauden eta zertan

puntuan aipatu duzun horren harira sententzia irungo sententziaren kontra agertu garela beti hain zuzen edo guk
errekurtsoa jarrita daukagu sententzia horren aurka besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna bertatik zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak urrutia jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio

espero nuen espero nuen ze lehenengo zatia ez zen zuretzat

hizkuntza eskakizunekin eta diskriminatzailetzat eta abar hartzen dutenentzat bigarren zatia bai ordea

egokitu behar direla eta berrikuntzak eta gauzak aldatzen direla eta hogeita bost urte eta berrogei eta hainbat pasa direla

horrek izan behar du erdigunea eta

begira aitortuko dizut esatera noakizuna susmotik

erreforma eta berrikuntza eta zenbat denbora pasa den eta horrelakoak entzuten ditudanean beti

eta berrikuntza horiek egin behar dira baina berrikuntza horiek egin behar dira pentsaturik batez ere bi gauza lehena erdigunean eskubideak ipinita eta gero kontutan izanda hemen

esan diren hainbat gauzen aurka gero eta gehiago euskal hiztun dauzkagula eta

baina potentzialki eskaera maila hori kopuru hori handitzen doa

garatutako esparrua nahi zenuen eta akordio zabala eta zuk badakizu eta hizkuntza sailburuordetza ipinita dago horretara

eta zu horren jakitun zara perfil asimetrikoak

salbuespen gisa ez dakit beharbada sortu daitezke baina guk ez dugu ikusten horrek izan beharko lukeenik araua bidea eta gero badago bostgarrena puntua mundiala iruditu zitzaidana esaten zenutenean

esaten zenutenean gaur egun euskararen eskakizuna diskriminatzailetzat hartzen duten hiritarren artean euskararekin lotuta izan daitezkeen mesfidantza gainditzeko plan estrategiko bat gara dezala

zuek uste duzue barrio jaunak eta batez ere martínez andreak izan dituzten diskurtsoak mesfidantzatik eragindakoak direla

zuk uste duzu horiek plan estrategiko batekin konpontzen direla nik eske

ezkorra naiz eta ez ditut konponezinak ikusten ditut

gauza gehiegi nahasten dira ekimen honetan

baina ez dugu ahaztu behar gauza bat azkenean ados gaudena da laurogeita sei barra laurogeita hamazazpi dekretua aldatu egin behar dela horretan ados gaude baina dekretu horrek hitz egiten du euskadiren autonomia erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena hau da herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko

hemen aipatzen diren hainbat gauza hortik kanpo daude eta bestalde aipatu duzu

dirua ez dadila arazo izan bueno nik uste dut ez dela

eta ideia hori ez ginatekeela barreiatzen aritu behar ubera andrea gaitasuna badago
akordioetara iristeko gaitasuna badago baina gaitasun horiek jorratu eta aprobetxatu egin behar izaten dira eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

urrutia jauna ba gaitasuna baldin badago ba jorra ditzagun aber zirrikituak bilatzen ditugun aipatu duzu ados zeundela nirekin

espero nuen gaurkoan zertxobait gehiagotan ados egongo zinela nirekin pentsatu dut beste hainbat gauzatan ere kointziditu dugula

jorra ditzagun gaitasun horiek gorrotxategi andrea badakizu aurreko legegintzaldian

zure taldearekin adostasun asko izan genituen elkarlan handia egin genuen akordio askotara iritsi ginen eta espero dut ere legegintzaldi honetan

benetan berarekin egindako lana handia izan zelako ea oraingoan ere zuekin

bestetik pentsatzen nuen mediku ona ala euskaldunaren eztabaida hori gaindituta

osakidetzako hizkuntza perfilak irakurtzera konturatuko zarete eta fijatu

konturatuko zarete baina zoritxarrez hainbat eta hainbat

arazoa da kontratazio politika jaurlaritzaren kontratazio politika

izaten dira askotan europa jartzen da adibide ez hainbat politiketan eta gaur ere

ekarri nahiko nuke honetara eta horretarako europako hiriburura begiratu nahiko nuke begira europako hiriburuak bruselak bi hizkuntza

populazioaren ehuneko hogeitik behera du flandrieraz egiteko gaitasuna alabaina bi hizkuntza jakin behar dira administrazio publikoan lan egiteko inork salatuko al luke bruselan frantses hiztun elebakarrak diskriminatuta daudela

ordea langile publikoak herritarren zerbitzura daudela hor daukazue adibidea gaur konstituzioa askotan aipatu dugu eta nik ere konstituzioa eta gernikako akordioa ekarri nahiko nituzke berriro

eta hori galdera horri erantzun behar zaio begira eta beste hausnarketa bat egin nahiko nuke ze iruditzen zait betiko markoan ari garela errotondan bueltaka egibar jaunak hainbatetan aipatzen duen bezala

eta markoa da euskara da gure altxorra euskara da gure ondarea begira nik ez dut nahi altxorrik nik ez dut nahi altxorrik kutxa baten barruan dagoenik nik euskaraz bizi nahi dut nik nahi dut euskaraz bizitzeko aukera izatea nire bizitzako eremu guztietan euskarak ni elikatzea eta

elikagaia ematea bizitzeko hori da nahi dudana zeren egunerokoan zoritxarrez atzerritarrak sentitzen gara gure herrian atzerritarrak

ematen du beti barkamena eskatzen aritu behar izaten garela eskean baimena eskatzen euskaraz aritzeko etxe honetan ere euskaldunontzat lan bikoitza da

eta dena oso penagarria da eta tristea euskararen herrian euskararen herrian euskaraz hitz egiteko etengabeko oztopoak gainditzen aritu behar

hitz politek ez gaituzte kontsolatzen niri ez behintzat hitz politetatik haratago neurriak behar ditugu eta neurri ausartak behar ditugu

deskontu denboran gaude deskontu denboran gaude

neurriak behar ditugu eta politika behar dugu hizkuntza politika behar dugu euskarak merezi duen tokia izan dezan eta diskriminaziorik

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa jarraian bozkatu dugu bozkatu dezakegu

ez da onartua izan eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

berrogei boto alde zazpi contra hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

debabarrena eskualdea suspertzeko ponentzia eratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

euskal talde sozialista taldearen ordezkariak dauka hitza gallástegui andrea zurea da hitza

su apoyo nada más gracias eskerrik asko gallástegui andrea

legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi eta agur berezi bat

dauden debabarrena eskualdeko alkateei ongi etorriak

esan duenaren oso antzekoa esango dut nik ez alferrik bi taldeon proposamena delako gaur hona ekarri duguna

gipuzkoako zortzi udalerrik osatzen dute mallabia eta ermua bizkaikoak eta

eskualde anitza dela esango nuke nik herriaren artean desberdintasunak daudelako estrategikoki kokatua ere esan daiteke dagoela

baina horrek baita ere bere alde txarra dauka mirenek aipatu duen bezala

urruti gaudelako eta horrek askotan ondorioak ez ditu onak izaten historikoki eskualde industriala izan da eta da oraindik ere

industrialak gizarte eta ekonomia aldetik esango genuke ongizate maila altua ekarri diola gure eskualdeari baina urte batzuk badira bi mila zortziko krisitik hasi eta

joan da industria gaitasunean beherakada nabarmena izan du gure eskualdeak eta baita ere biztanleri

eskualdea izaten ari den bilakaeraz arduratuta

diagnosia hau partekatu ondoren eta baita nola ez hainbat datutan

ekarri dugun proposamen hau aurkezten dugu beharrezkoa ikusten dugulako gure eskualdearen inguruan hausnarketa sakon bat

hartzea gure eskualdea garai batean izan dena

nabarmena historikoki baina enpresa eta lanpostu asko galdu dira azken urteetan eta horrekin ongizate maila ere jaitsi da nabarmen enpresa txiki eta ertainak osatzen dute historikoki gure ehun industriala eta horien itxierak

gure industrian ezaugarri izan diren hainbat enpresa traktoreetan ere eragina izan du ez beraz industria sarea

erakartzeko gaitasuna ere izan behar dugu etorkizunean azken urteetan eskualdeak esango

ez den arren uste dut hori industriaren kaltetan gertatzen baldin bada ba gutxienez arduratu behar gaituen

aipatu dut baita ere biztanleriaren galera nabarmena izan dugula azken bi hamarkadetan batez ere azken urteetan zertxobait hori egonkortu da batez ere atzerritarren eskutik eta datu bezala bai gipuzkoako datuekin edo euskadiko datuekin alderatzen baldin badugu

batez bestekoa gure eskualdean altuagoa da eta baita ere adierazle sozioekonomiko asko daude gure ustez ponentzia hau martxan jartzea

adibidez langabezia datua edo pobrezia edo gizarte bazterkeriari dagozkion datuak ere

gure eskualdean eta hor ere esan dut gure eskualdea anitza dela herrien artean desberdintasun nabarmenak daudelako baina badaude herri batzuk adibidez

bertako alkatea edo eibar ba adierazle sozioekonomiko hauetan egia esan batez bestekoetan ez dute oso oso datu ona ematen eta bukatzeko

ez da atseginena esango genuke konplexua herri batzuetan asko egin da azken urteetan irisgarritasunaren aldetik eta abar baina bueno hainbat eta hainbat auzo zaharkituta daude

industria ixteak ondorioak ekartzen ditu hirigintza ikuspegitik hortxe geratu direlako hainbat lantegi itxita eta

eremu horietako askotan eta hori guztia uste dut ere aztertu beharko dugula gaur abian edo behintzat hori da gure proposamena jarriko dugun

lantalde honetan beraz bueno euskal herria bilduri nire esker ona azaldu baita ere oso

zuen proposamenak aberastu egiten duela gure jatorrizko proposamena uste dut gu gainera gure eskualdean

eragile garrantzitsua dela gure eskualdean eta zuekin lortu dugun

ponentzia honen ondorio bezala izan beharko lukeela plan estrategiko bat egitea gure eskualdea berriro martxan jartzeko

gidaritza toki garapen agentzia horrek izatea beraz

espero dugu beste guztiok ere gure proposamen honekin ados egotea eta bueno ba bidea hasten dugu eta ea benetan emaitza espero dugun

bukatzen dugunean eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

arratsalde on legebiltzarkideok legebiltzarburu andrea debabarreneko alkateok arratsalde on guztioi

ikusten da ez eta pentsatzen dut aho batez tokiko ponentzia berri bat

ponentzia sortuko da eta ongi etorri ongi etorri

esan bezala eskualde mailako ponentzia berri bat

izango dena baina ibilbide hau bi mila hamabostean hasi zen ezkerraldean

berau inportantea iruditzen zait hau goraipatzea azken finean

eta horri oarsoaldeko geltokia batu zitzaion azkar batean

araba bizkaia eta gipuzkoan zeuden eskualde degradatuenak

kalifikatiboa edo gunea izan zitezkeenak hauei ostean aiaraldeko ponentzia batu zitzaien gure ustez euskal herria bilduren proposamenez ere

ezinbestekoa zela arabako eskualde ahulenari

eta hemendik oraindik martxan dabilena amaitzen bere lanak modu honetan zonalde ahulenei egiteko edo eragiteko

mahai gainean eta bide batez eskualdeak eta tokiko garapena legebiltzar honetako eta eusko jaurlaritzako agendan jartzea lortu dugu interesgarria iruditzen zaigu ibilbide hau euskal herria bilduk sinesten duelako eskualdeak izan daitezkeela

aktore inportante eta esan bezala geltoki berriak etorriko dira etorkizunean eta guretzako inportantea da eskualdeen egoera ezagutzeko

eskualdeak zeintzuk izango ziren hasierako geltoki hauek zeintzuk ziren ze

eskualde ahulenak baina dinamika berri honetan inportantea ikusten dugu etorkizunean sortuko diren berri horiei begira eskualdeak

zein den ezagutzea eta zentzu horretan ez dugu ulertzen pasa den astean eskualdeen egoera

atzera bota izana ez dugu ulertzen ez dugu ulertzen tresna inportantea zelako gure ustez lanerako eta eskualdeen egoera zein den errealki ezagutzeko esan bezala euskal herria bilduk eskualdeen garapen sozioekonomikoa sujeto moduan ikusteko tresna interesgarria dela

eta politika publikoak garatzeko garaian espazioak

inportantea jokatzen dutela sinesten dugu uste dugu eta frogatu dute gainera espezializazioko espazioak sor ditzakete diren moduan eskualdeak modu naturalean eta sujeto moduan nortasun propioa dute eskualde

zero isuri konpromisoak digitalizazioa eta teknologien

ehun produktiboan bete betean jotzen digu eta joko digu digitalizazioak automatizazio prozesuek krisi demografikoa hor daukagu herri zaharkitua da gurea eta piramide demografikoa iraulia daukagu zaintzen krisia ezin dugu ahaztu laguntza eta babesa ere indartsu publiko komunitarioak behar ditugu herri kohesionatu bat bideratzeko garaian

erronka moduan errenta eta aberastasunaren metaketaren krisia ere hor dago batzuentzako gehiengoentzako krisia gutxi batzuentzako oparotasuna aberastasunaren birbanaketa ezinbestekoa da lurralde kohesionatuak sortzeko garaian eta debabarrena aurretik esan bezala eskualde industriala da ez ditut hitzak errepikatu nahi

bertako zenbait enpresa izan dira danobat taldeko soraluce geminis edo doimak erreferente bat da eskualde hau motor ekonomiko inportantea izan da

irudikatzea eraman dute euskal ekonomia eta debabarrenako eskualdea zentzu horretan ezin dugu obiatu ere edo ezin dugu bizkar utzi lantokiak eta etxeak bata bestearen gainean nola

eta fabrikak bata bestearen ondoan baina aldi berean eskualde honek gaitasuna izan zuen zetozkion egoera aldaketei eraldaketa prozesuei aurre egiteko eta horren artean guztion ezaguna da armak egiten zituzten fabrika batzuk nola bizikletak egitera pasatu ziren eta nola rekonbertsio horretan asmatu zuten ezta baina hogeita bat mendean egia da deklibe egoera batean dagoela eskualdea langabezia datuak gipuzkoako handienak dira

handia da bi mila bederatzitik ehuneko hogeita hamarak itxi du eta batzuk

isilean ixten joan direnak eta joaten ari direnak isileko

azken finean eskualdearen biziraupena kinkan jartzen dutenak nukleo urbano

eta gallástegui andreak esan duen bezala ciudad taller aren egoera espazio degradatuak anitzak dira eskualdean zahartze indizeak ere hor ditugu eskualde zaharkitua daukagu eta

negatiboa da pobrezia tasak ere gipuzkoan oro har beste eskualdetakoak baino gorago daude zentzu horretan

behar du eta bultzada horri eragiteko ponentzia honen sorrera begi onez ikusten dugu

ekarriko du eta konpromisoak gure ustez ezin dira soilik

ekonomikoki aurrekontu partidetan isla izan gure ustez sakonago joan behar da sakonagoak izan behar dute eta

egunerokoan beraien politiketan eskualdeak aintzat hartzea ze gaur egun kontrako politikak planteatzen dira eusko jaurlaritza

hiriak indartzen dira eta lurralde politika desorekatuak martxan daude guztiak bilbo gasteiz eta donostia reforzatzen dute berrikuntza proiektuak azeleradoreak teknologia zentroak

eta hirien mesedetan doan hori eskualdeak hustutzea dakar eta hori da momentu honetan eusko jaurlaritza eta diputazioen aldetik martxan dauden politikak eta horrek debabarrena bezalako eskualde bat ahultzen du

izaten ari diren eragin negatiboa eskualdean eta hori horrela da horregatik gobernu honen garapen politikak lurralde orekan bertebratu beharko lirateke eskualdeak izan beharko lituzkete kontutan eta ez soilik hiriak eta hortaz aparte

hemen badago ideia bat eta da enpresa handia laguntzen baldin badut atzetik txikiak lagunduak izango direla baina laguntza eta politika publiko hauek ez dira

kapilarizazioa ez da txikienera iristen tailer txikietara iristen eta

programa horiek ez dira gure ehun industrial produktibora iristen

enpresa handietara eta enpresa hauek askotan funts putreen esku gelditzen dira eta deslokalizatzen dira beraz bestelako politika batzuk aplikatzeko garaia da

baina erroan erroan eusko jaurlaritzak eta diputazioen politikek

hemen daukagun erronka itzela dela eta politika publikoak aldatu behar direla

garapen agentziak berak bere azkeneko txostenean edo informean non aipatzen dituen el plan de recuperación transformación y resiliencia debabarrena hau sailean bertan egina izan dena

oro har hemen ponentzia honetan gauza askotaz hitz egin beharko genuke baina gure esku dago erroko

eh bildu beraz lanerako gogoz ekiten diogu batzorde honi tokiko garapenari sinestuta garapen agentziek eta eskualdeek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

haciendo hoy este debate nada más eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak

eskerrik asko labur labur nik ere ez neukan bigarren txanda erabiltzeko asmorik eta

baina gil jaunak esan dituenei erantzun gabe geratzeko asmorik ere ez daukat

posizioa izango dela zure taldeak baina zalantzan jarri dituzu ba orain arte egin diren ponentzien emaitzak eta

pixka bat jarri duzu ez dakit porrota izango duela emaitza bezala eta nola aukeratzen diren ze eskualde ekarri hona

esan duzunean nik esan dut guk bertako erakunde zein eragile askorekin

egoera zein den agian behintzat gallástegui andrea eta nire

hori ere izan daiteke zurekin daukagun desberdintasunetako bat zuzenean ezagutzen dugulako gure eskualdearen egoera baina esan dut hori partekatu dugula dagoeneko ba bueno maila horretan egin daitekeen diagnosia eta beharrezkoa ikusi dugu ba bueno mahaia honetara ere ekartzea

hausnarketa bat eta helburu argiarekin hobekuntzak nahi ditugula zerbait nahi dugula gure eskualdearentzako azken urteetan izan duen beherakada hori

eta hori da gure helburua eta horrek ez du esan nahi beste eskualde batzuen egoera ere ez denik hemen aztertu behar orain arte egin den bezala hemen gauden herri ordezkariok ba bueno askatasun osoa daukagu hona

eta zuk ere egin dezakezu guk bezala eta beste eragile batzuekin partekatzeaz gain

eskualdeko toki garapen agentzia ere aipatu da hemen

sakonak egin ditu eta lan horietatik atera ditugu adierazle ugari eta adierazle horiek egia esan ez dute argazki oso polita

proposamena beraz helburua da eskualdea indartzea hausnarketa horren ondoren benetan plan zehatz bat

izan ditzala gure eskualdeari behar duen bultzada hori emateko eta berreskuratu dezan

izan duen maila hori eta gu lurralde garapen orekatu baten aldekoak gara eta horretan bat egiten dut egin den

polarizazio hori gertatzen ari den zerbait badelako hiriburuen inguruan kontzentratzen delako aktibitate handia eta horrek bere ondorioak ere baditu hiriburu horietatik urrun

batez ere urrun gauden eskualdeentzako eta guk nahi duguna da eskualde horiek ere beraien maila izatea beraien bizi kalitate ona izatea eta uste dugu hemen gaur abian jarriko dugun ponentzia honek

eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea

jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

pozten naiz zenbait kontu entzuteaz eta eskualdeenganako eta hiriak eta hiriek sortzen dituzten

denak edo gehienak behintzat hemen ados egotea eta batez ere gobernua

hori entzutea ze horrek esan nahi du bideak egingo ditugula guk ponentzia hau nola ez babestuko dugu ponentzia hauen eta tokiko garapeneko ideia hauek hona ekartzen euskal herria bildu izan zen lehena

dauden ordezkaritza eta mahai politikoan bertan dauden eragile guztien aldetik hona ez etorri izana

adostu dugu eta gaitz erdi baina bueno formak ere balio dute eta eskualdetik modu bateratuagoan iritsi izan balitz hobe

bestetik esaten duguna hiriak

eskualdeak hustutzen ari direla ba hori ez da

eta lurralde politikak jaurlaritza honek egiten dituenak desorekatuak dira

gipuzkoak zerbait baldin badu lurralde oreka izan du historikoki eskualdean nortasun propioa dutelako eta funtzionatu izan dutelako eta hau hustifikatzen ari da eta ahultzen ari dira izan gaitezen jakitun

politikoak dira neurri handi batean ez dira naturalak eta horiei ere aurre egin beharko diegu

aterako dira baina oinarrian ez baldin badiegu diputazioei eta jaurlaritzari ikustarazten eskualdeak garapen ekonomikorako eta bertako ekonomiarentzako bertako pymes eta mikropyme dela gure oinarri produktiboan duten garrantzia

ez dugu soluzionatuko ze iritsiko dira partida batzuk iritsiko dira laguntza batzuk egingo dira proiektu batzuk baina odol hustutzen jarraituko du ze gorago hartzen diren

hiriak jarraituko dutelako indartzen eta eskualdeak hustutzen beraz hemen neurriak

ados gaudela eskualdeen egoera zein den ezagutzeko beharraren inguruan

baina uste dugu inportantea dela gil jaunak esan duen bezala mahai gainean jartzea

gure ustez etorkizunari begira eskualdek paper funtsezkoa jolastuko dute eta jolasten dute aintzat hartzea dagokigu

haiek lanean garapen agentziak laurogeita hamareko krisitik sortu ziren

herriz herri zeuden langabezia arazoei urtez urte frogatu dute zer nolako lana egiten duten

bada garaia beraiek ere aintzat hartzeko nik hona ekarri nahiko nuke proiektu bat bi mila zortzi eta bi mila hamaika artean gipuzkoako foru aldundiak gipuzkoa aurrera sustatu zuen

mondragon eta donostiako udalan zeuden bi mila hamaikatik aurrera gipuzkoa sarean egitasmoa indartu zen

garapen agentziak unibertsitateak ikerketa zentroak foru aldundiak

bidez kudeatuak zailagoa bai

baina askoz prozesu aberasgarriagoak dira lurralde bertebrazioan saretuak daudenak eta goitik behera inposatzen ez direnak beraz horretarako bidea ere eman beharko liguke ponentzia horrek eta debabarrenaz

jartzeaz aparte laguntzea eta bultzatzeaz aparte eskualdeak oro har bizi duten egoera eta bigarren mailako egoera handien aurrean mahaigaineratzeko eta irtenbide estrukturalak bilatzeko

batzorde honek beraz jarri gaitezen lanean gogotsu eta aurrera eskerrik asko eskerrik asko iriarte jauna

popular ciudadanosek ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos hernándezek

euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena guardia zibilak eta espainiar poliziak

eta haiek erretiratzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza ekimena aurkezteko eta defendatzeko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on denori gaur ekartzen dugun iniziatiba ez da berez

izan ere gobernuak berak bultzatu du euskadiko segurtasun publikoaren plan orokorra bi mila hogei bi mila hogeita bostean

hirurogeita hirugarrena orrialdean agertzen da

en relación con competencias hau nolabait nik uste dut eskumenen inbasioa

egia da enpresa pribatu batek egin zuela txosten hau lks next enpresa oraingo arkautiko zuzendaria partaidea

pnvk eta psek babesten duela txosten honetan agertzen

aurkeztu zitzaigunean bi aldiz galdetu nion erkoreka jaunari batzordean azaltzeko mehatxu honen nondik norakoa ze sakonera zeukan mehatxu honek non zeuden inbasio horiek eta zer egingo zuen horren eta ez nuen erantzunik jaso ez dakit zergatik ere ez da jaso orain dela gutxi autogobernu sailetik publikatu den higatze isila dokumentuan

hau mehatxua nolabait bertan agertu beharko zela mehatxua esaten dudan moduan hiritar segurtasunean trafiko emergentzietan eta nik beste bat gehituko nuke ingurumena dela ez da nik esaten dudalako baizik eta fiskaliaren memorian fiskaliaren txostenean salatzen da ertzaintzaren ingurumen unitatearen

eta disfuntzio horren ondorioz guardia zibilaren sepronak

espazio hori konpetentzia hori nolabait inbaditzen du ere bai bere gain hartzen du

hemengo talde ekologistek jo behar izatea guardia zibilarengana ertzaintza

ez duelako gaitasunik ingurumen delituak behar den moduan ikertzeko eta egileak behar den moduan jazartzeko mikel otero nire kideak eskatu du ertzaintzaren unitatearen buruaren agerraldia ingurumen batzordean eta bertan aztertu ahal izango du puntu hau nik fokalizatu nahi dut

guardia zibila eta polizia nazionalak duen jarduna trafiko eta segurtasun herritarren segurtasunean hau da errepideetako kontroletan batez ere

gure errepideetan ezagutzen dugu honek daukan inpaktua sufritu

euren desproportzioa harrokeria prepotentzia nagusikeria euren jarrera militarista sentitu dugu beldurra eta ezagutu izan dugu baita ere horien ondorioz egon diren zaurituak eta hildakoak duda barik

dituzten biktimak baina neurriak jarri behar dira berriro ez gertatzeko sekula berriro ere ez ditugu nahi gure errepideetan eta nik uste dut inportanteagoa dena ez ditugu

bi mila hemeretzira beherakada handia

kontroletan nahiz eta semestre batekoa sei hilabeteko

izan baina jendeak adierazten ziguten hau ezinezkoa zela hau ez zetorrela bat errealitatearekin jendea behin eta berriro guardia zibila batez ere

departamentua kontrolak egoki antzematen dituen frogatzeko guk detektatutako hiru kontrolei buruzko informazioa eskatu genuen bata tolosa villabonan gipuzkoan bestea gernika muxikan

galdetu nion departamentuari eta ertzaintzak bat ere ez ez zuen

de este tipo de controles ministerioak gobernu zentralak datuak ezkutatzen dizkio eusko jaurlaritzari

kontrol hauek egiten dira jakinarazi gabe eta titulu konpetentzialik gabe eskumen zehatzik eduki gabe eurek egiteko kontrol hauek nolabait ilegalak edo nahi bada klandestinoak dira

ordu hauetan errepideko kontrolak deskontrolatuak daude plan orokorrean

dituzte eta ekainaren hamazazpian segurtasun batzordea egon zen baina

ez zutela bertan eraman mehatxu hau ez zutela bertara eraman kezka hau eta ez dut ulertzen benetan zergatik ez zuten aprobetxatu bertan mehatxu hau eurek errekonozitzen duten mehatxu hau tratatzeko hemen kontua da

ertzaintzak bere lurraldean kontrola eragiten duen lurraldearen gaineko kontrola ote duen

eskumen osoa eta eskumen eraginkorra duen integrala da polizia bat bere eskumenak etengabe

integrala da polizia bat bere lurraldea ezin duena kontrolatu

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria lehenengo lehendakariordea legebiltzarkideok arratsalde on

ertzaintzaren eskumen esklusiboko esparruetan egindako eskumen inbertsioei buruz eztabaidatzen dugu behin baino

eta desagertu arren ez da beren zeregina gernikako estatutuak ezartzen duenari murriztu y en este sentido podemos considerarlo

beraz legea betetzea gernikako estatutua betetzea

ertzaintzari polizia integral gisa dagozkion eskumenetako bati ere uko egin barik sortzen diren arazoak elkarrizketaren eta akordioaren bidez konpondu ahal izatea

benetan egitea egin beharreko lanen arabera

berriz ere gure taldetik konpromisoa eskatzen ari gara konpromisoa ertzaintzarekin polizia integral gisa polizia propio gisa

policía propia beste barik eskerrik asko eskerrik asko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

eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

atutxa jauna ados nago adostasun batera heldu zaretela eta zuek mehatxu hori

porque prieto jaunak esaten duena da kolaborazioa izan behar dela bidea

eta nik ez dakit segurtasun batzordean zertaz hitz egin zen ze akta eskatu dut eta erantzuna izan da akta ez dagoela hurrengo bileran onetsiko delako

eta ez zen hitz egin hemen plan orokorrean agertzen duzuen mehatxu honetaz

ez zen hitz egin ekaineko segurtasun

emilio párez félicitas maría alexandra habrá reconocimiento

hamaseian egingo da hogeita hemeretzi urteurrena hildakoak izan zirela poliziaren errepide kontrol batean edo marcelo gartziandia juan luis lópez de turiso maría jesús amigot

horietako bat ere ez eta kidea zela eta guardia zibilak eta polizia nazionalak torturatu dituen

euskal herritar guztiak urriak hamabian egingo diren ekitaldi horietan oroituak izango dira autokritikarik egingo da iraganari ikuspegi kritikoa egingo da kondenatuko duzue dena badakigu erantzuna

erretiratzera atzera egitea eta ez zaigu beste ezer balioko hau baino eskerrik asko arzuaga jauna
mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

prieto jauna euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

ertzaintzaren eskumen esparrua errespetatzearen alde egiten da be bai ertzaintzaren

balioa be bai lehenengo txandan arzuaga jauna

baina aldi berean konponbiderako formulei dagozkien uste dugu falta dela bai ekimenean eta bai diskurtsoan

guk lehenengo txandan esan dugun lez segurtasun batzordea da esparrua

aurkitzeko arazoak konpontzeko

une honetan segurtasun batzordearen funtzionamendua hobetu dela ze ppgaz praktikamente ez ziren existitzen

guk konfiantza daukagu eremu horretan dagozen arazoak

egokitzea eskatzen dugu egon daitekeen edozein deskoordinazioa segurtasun batzordean bideratzea eta konpontzea gura dugu

ertzaintza polizia integrala dela aldarrikatzen dugu eskerrik asko eskerrik asko

barrio jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko jatorrizko testua proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bat boto alde cincuenta y tres contra beraz ez da onartu

mistoaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogei boto alde zazpi contra hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

haurreskolak txekea bezalako tresnak ezartzearen bidez haurreskolak

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arrese jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi osasun larrialdia bukatu den honetan justu gaur osasun larrialdia bukatu denean eta normaltasun

probestu gabe utzi hezkuntza komunitateari aitortza zintzoa egiteko une hau euskal herria bildutik aitortza zintzoa egin nahi diogu

momenturik txarrenetan ahal izan dutena eta gehiago eman duten hezkuntzako

protokoloak egun batetik bestera aldatu eta segurtasun neurri guztiak aplikatu behar izan dituzten zuzendaritza taldeei gure aitortza eta egun batetik bestera euren metodologia eta pedagogiak aldatu behar izan dituzten

gure aitortza gure aitortza ere mahaiak besaulkiak barandillak ateetako pomoak uneoro desinfektatzen ibili diren garbitzaileei gure aitortza eta ikastetxeetako ateak ireki

aldatu eta kentzen ibili diren atezain guztiei ere bai gure aitortza gure aitortza ere arrisku bereziak hartu dituzten jangeletako

eta baita bat batean osakidetzako dei bat jaso eta bere lana utzi edo moldatu edo egokitu eta beraien seme alabekin konfinatu behar izan dituzten guraso eta familia guztiei ere gure aitortza

bereziki helduen erabakiak modu batean edo bestean hobeto edo txarrago ulertu edo ez egin dituzten eta pandemiaren

eta gaur oraindik pandemiaren gordinena eragiten dien haur eta gazteei gure aitortza eurek

euskal jendarteari arnas eman diotenak eta euskal hezkuntza sistema mantendu izan duten guzti horiei gure aitortza eta beraiei gure eskertza

oso positiboa iruditzen zaigula pp ciudadanosetik aurkeztu zaigun ekimen hau haurreskolen doakotasunaren inguruan enegarren aldia da

hitz egiten dugula legebiltzar honetan eta esan beharra dut ere ez dela alferrikakoa batzorde eta pleno ezberdinetan gaia landu izana baina laburbildu dezakegu gure hitza hartzeak laburbildu ditzakegu eta

zero hiru zikloa doakoa izatea nahi dugu bai edo ez nik uste dut galdera sinplea dela eta erantzuna ere badela eta iruditzen zait ere

erantzun hori eman beharko genukeela alegia zero hiru zikloa doakoa izatea nahi dugu bai edo ez

baina zer gertatu da gaur arte bada gaur arte gure ustez bide txukuna egin da

heldu bitarte eta akordio inportanteak ere hartu dira legebiltzar honetan lehenengoa bi mila hemezortziko martxoaren hogeita batean legebiltzar honetan familia politiken eztabaida monografikoan adostu zena ekarri nahi dut gogora izan ere bertan legebiltzar honetan adostu genuen

errenta zuten familiek haurreskolak partzuergoko kuota doan izan zezaten eta gure ustez hori erabaki oso inportantea izan zen besteak beste ere

hobarietan progresibotasun horretan sakondu behar zela norantz

bestetik beste akordio inportante bat gure ustez lortu genuen bi mila hogeiko iragan abenduaren hamalauan eta bertan esaten genuen pandemiaren ondorio lazgarrienak pairatu dituzten familiak eta beraien baldintza ekonomikoak aldatuta ikusi dituzten familientzat ere modu tarteko epe batean eta

hobari bereziak jasotzea covid pandemia dela eta baina zer gertatzen da edo zeren aurrean topatzen gara ba oraindik orain

dirua kostatzen jarraitzen dutela haurreskolen kuota oraindik doakoa ez dela eta

bere osotasunean bete ez dela gainera zerekin topatzen gara gaurko eztabaida honetan covidaren ondorioz beraien egoera sozioekonomikoa aldatuta izan duten familiek

jazo oker ez banago zuzenduko naute gobernua sostengatzen duten taldeak baina covidagatik bere egoera ekonomikoa aldatuta ikusi duten familiek ez dute inongo hobari berezirik jaso denbora guzti honetan eta osasun larrialdia gaur bukatu da eta hobari berezirik ez da egon eta gainera adostu zen ere

egitea haurreskolak partzuergoa bultzatu eta gainera medio ezberdinetan jaurlaritzak dituen baliabide komunikatibo ezberdinak erabiliz haurreskolak partzuergoaren aldeko propaganda hori egiteko matrikulazio garai ezberdinetan bada kuriositate bat

haurreskolak partzuergoaren matrikulazio kanpaina horretan eta baten batek ikusi du teleberrian tranbietan

nik ez dut ikusi alegia legebiltzar honetan adostutako beste akordio bat edo lortutako beste adostasun bat ez dugu bete denik ikusi pp ciudadanos taldeak ekarri digun proposamenari dagokionean

euskal herria bildurentzat zero hiru zikloa funtsezkoa dela iruditzen zaigulako aurretik aipatu den bezala haurren sozializaziorako

haurren hizkuntz baten jabekuntzarako eta baita

behar beharrezkoa dela zero hiru ziklo hori horregatik iruditzen zait egin diren hainbat bilkuretan badagoela kontsentsu orokor bat

eta da zero hiru zikloa esentziala dela bada ere haurren eskubideak bermatzeko zero hiru zikloa behar beharrezkoa dugula bada ere

partzuergoaren demokratizazioan sakondu behar dugula eta udalen parte hartzea handiagoa izan behar dela

batzorde ezberdinetan bota ditugu bada ere beste kontsentsu bat partzuergoaren doakotasunaren inguruan eta bada ere beste kontsentsu inportante bat esaten duena zero hiru ziklo hori haurreskolak partzuergoa hezkuntza sistemaren baitan antolatu beharko litzatekeena

gaurkoan ez dugu adostasunik lortu egia da adostasunetatik gertu egon garela baina ez dugu adostasunik lortu beraz gure partetik

mantenduko gara non eskatzen dugun haurreskolak partzuergoaren doakotasun osoa gaurdanik abiaraztea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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on legebiltzarkide guztioi

euskal sozialistak taldearekin batera aurkezturiko zuzenketan eskatzen diogu eusko jaurlaritzari haurreskolak partzuergoaren aldeko apustua egitea kontziliaziorako funtsezko tresna gisa haur hezkuntzako lehen zikloko hezkuntza eskaintza sustatuz

eta partzuergoak ematen dituen zerbitzuak familien beharretara egokitzen direla zainduz eta bigarrenik familia eta lana bateragarri egiteko neurriak indartzen jarraitzea haurreskolak partzuergoko matrikulari hobariak emateko sistemaren bidez

saiatu gara arrese jaunak esan duen bezala erdibideko batera heltzen urrunetik

ziur nago jarraituko dugula saiakerak egiten gure hautua azken urteotan gobernua egiten ari dena da

eta tartea gehiago malgutzea errenta txikienak dituztenei kuotak murrizten joateko uste dugu euskadin badugula erreminta

helarazteko eta hori matrikulen hobariak eta errentaren

ez uztea du helburu hasieran esan bezala guztiz ados gaude

batez ere gizarte onurekin integratzaile eta inklusiboak diren ezberdintasunak konpentsatuko dituena eta elebitasuna bermatuko duena familiekin lankidetzan umeak prestatu eta sozializatuko dituena

haurreskolek eskaintzen dutena eta hori dela eta lanean jarraituko dugu behar duten familia guztiek zerbitzu hori eskura izan dezaten inor
atzean utzi gabe eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea elkarrekin podemos ezker anitza

nire talde parlamentarioak esaten duenean gure helburua euskadin haurreskolen doakotasuna lortzea dela ese es nuestro modelo ese es el

galdera hau dakar zer gertatzen da langabezian dauden jendearekin

eta ez du bermerik eskaintzen partxe hori gainera kaltegarria izango da genero

eman behar da eztabaida hori gure ustez hurrengo aurrekontu proiektuetan ere ildo garrantzitsu bat egon beharko litzateke eslogan hori betetzeko

eh bilduren zuzenketari dagokionez esan behar dizuegu aldeko botoa emango dugula

uste dugu eztabaida sakonagoa egon behar dela eta lege bermatu behar duela euskadiko haur guztientzat haur hezkuntzaren eta kalitatezko hezkuntzaren doakotasuna

proposamen zehatz bat egin genuela joan den ikasturtean lehendakariari eman genion dokumentuan duintasunez deitzen diona eta ez dela

ez dugu itxaropena galtzen edo bai eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea erantzunen txandara pasatuz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

eh bildu arresek ez du hitzik hartuko euskal sozialistak pastor

zabala bai zurea da hitza bai zure baimenarekin tokitik eta azkar azkar erantzuteko

doakoa izan dadila horietarako sarbidea eta hori horrela da gaur egun gauzatu da

eta ohiko kanaletan publizitatea egin zen ohiko kanaletan jartzen zuen erdibidekoan eta amaitzeko hainbatek esan duzue

txeke haurreskolaren arazoetako bat langabezian dauden gurasoak izan daitezkeela

kuota zerokoa dela beraz beraientzat doakoa bada gaur egun

beraz eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka zazpi

ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hogeita hemeretzi boto alde hogeita zortzi contra lau abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez